gai zerrendako lehenengo puntua mozioa oihana etxebarrieta

alorra eta emakunde lehendakaritzatik kentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

koronabirus agian ez baina pulmonia batekin amaituko dugu

buelta ematen diodan barruko sentsazio honi bueno gaurko puntuarekin

ikusi dudan dokumental baten protagonista batekin hasi nahiko nuke bera

estatu batuetako epaile progresista bat duela gutxi hil zena

gomendatzen dizuet baina badauka zati bat oso interesgarria

arrazializatutako pertsonak bozka eskubidez

zegoen estatu batuetako legea bertan behera uztea proposatu zuela

hala onartu zuelako tribunalak eta berak kontrako iritzia

legea egoteak babesten jarraitzen zuela jendea eta babes sentsazio hori izateagatik legeari uzten genion momentuan babes hori edo galdu egingo genuela eta oso

itxi dugun eta ixtera goazen momentu honi

zabalduta egoten jarraitzeko mozioa izan da hona ekarri duguna zeharlerrotasuna lehendakaritzatik kendu eta sail sektorial batera eramatea

interpelazioan azalpen batzuk jaso genituen lehendakariaren partetik eta legebiltzarrak duen prozedura horren baitan mozioa aurkeztu dugu beste hainbatek gaur egin duten bezala

berdintasun teknikarien emakunderen aholku batzordearen edo kazetari feministen hitzak ekarri genituen eta gaur ez ditut horiek errepikatuko uste dut oso argi geratu zitzaigula guztioi eta jarraitu genituela ere nik hona ekarri baino lehen baina gaur beste bi

gure ustez emakunde lehendakaritzatik ateratzeak ekarriko duen aterki ixte hori

eta esan genuen mozio hau aurkeztu genuenean edo interpelazioa egin genuenean bi astez eta momentuan bertan jakinarazi genuen

horren ostean mozio bat aurkeztuko genuela bi aste proposatzen genuen hemen ginen guztiok autokritika hausnarketa eta entzuketa aktiboa egin genezan ze ni geratu nintzen urkullu lehendakariak esan

berdintasunaren alde dudan konpromisoa oinarri hartuta ulertu dut iritsi dela unea berdintasunaren aldeko konpromisoari bultzada bat emateko eta ulertu dut horretan nik galdetzen nuen nork eskatu duen hau nork ulertarazi duen emakunde lehendakaritzatik ateratzea erabaki egokia zenik uste dut ez dugula ulertu eta gainera kontrakoa eskatu dela iragarpena geroztik eta interpelazioan bertan aipatu genituen

ahotan eta de paso hain aspalditik pentsatuta bazegoen adibidez zergatik ez zenuten sartu zuen hauteskunde programan begiratzen

ekartzen zenituzten beraz mozio honen helburuetako bat da errektifikazioa eztabaida eta kritika egin duten eragileei eskua luzatzea

hitz egiten nuenean esan nion niri asko kezkatzen nauela ikasturte hasiera hau horrelako eragile zabal batekin modu honetan hasteak

horrela adierazi dituzue badaukagu berdintasun legearen erreforma indarkeria matxistari aurre egiteko itun proposamena

norekin egin beharko ditugu eztabaida guzti

hartutako erabakiaren kontra hitz egin duten eragile guzti horiekin eta ez dutenean ikusi ez dutenean sentitu autokritikarik hausnarketarik beraiek egindako planteamenduaren inguruan uste dut

edo kezkagarria egiten zaidala niri behintzat esku artean izango ditugun bestelako erronkei heltzerako

esku artean izango ditugun gauza guzti horiei heltzeko eta horretaz gain tarte horretan ere gobernutik erantzunak jaso ditugu

hauxe esaten zuen erantzun batek lehen aldiz jarri da berdintasuna sail baten ekintzaren erdigunean eta utzidazue apur bat gaiztoa izaten

ekintzaren erdigunean badakit ez zenutela hori esan nahi baina oso kezkagarria da berdintasuna departamentu batera eramatea pentsatzeagatik uste izatea berdintasuna lehen aldiz landuko dela egin duzuenarengatik eta egin ez duzuen lan guztiaren aitortza horretan esango nuke honek erakusten duela erantzun honek erakusten duela

berdintasuna departamentu batera eramatea zeren hor uste da eta erantzun honetan

ematen da orain arte ez dela egin orain arte ez dela inoren erdigunean egon ez dela zeharlerrotasunik egon

emakunde lehendakaritzatik ateratzeak eragingo duen noraeza sail batzuen inguruan gainera sail horrek jarraitzen du erantzunak biltzen ditu giza eskubideetan justizian kontziliazio erantzunkidean zaintzetan aniztasunean gizarte politiketan

taldeak eta atzo ere hainbat bozeramaileekin hitz egiten nuenean planteatzen nien kontuetako bat azalduko dut

honekin iruditzen zait hanka sartze larria dela pentsatzea berdintasunarekin eta parekidetasunarekin zerikusia duten borroka guztien bilduma bat dela ez hor kokatzen dela

besteak ikutzen ez dituela beste sailak ikutzen eta bigarren helburua mozio honekin hori da gai sektorialarekin nahastean

gai gisa politika sozialekin nahastuz eta kendu gabe

politika guzti horiek daukaten garrantzia alboratu gabe

jendartearen erdia garen horiek sail baten politika konkretu batzuekin bakarrik lotzea hanka sartze larria dela uste dugu guk eta berriro diogu hirugarren helburua eta azkena gure mozioarena

egitea berriz elkarrekin has dezagun legegintzaldia berriz eskuartean daukagun tresna garrantzitsu horri emakundek daukan eta erdigune posizio hori mantenduta jarrai dezagun eskuartean ditugun ekaitz guzti horiei aurre egiteko

eskerrik asko etxebarrieta andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi proposamen zehatz bat daukagu eh bilduk

lehendakaritzan ezartzeko eta ez artolazabal andreak

desgraciadamente aún persisten en nuestra sociedad berdintasun politikak indartu behar dira eta hori izan behar da

ezartzen diren politikak edo martxan jartzen diren politikak eraginkorrak izatea eta

zuzenketaren edukia azkenean uste dugu berdintasun politikak garatu behar direla emakundetik eta saila desberdinak ere inplikatu behar

neurrian emakumeen aurkako bortxakeria aurre egiteko emakumeen legea

lehenbailehen ekartzea legebiltzarrera ere eskatzen dugu besterik gabe eskerrik asko no hay más enmiendas

eskerrik asko garrido andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

arratsalde on mahaiburu andrea mahaikideak legebiltzarkideok

egunero delako emakume baserritarren eguna jarrai dezagun borrokan gure amek ahizpek izan ezin dituzten eskubideak lortzeko besarkada bat gure bizitzak baserritar mundutik mantentzen dituzten emakumeei

gaur egunekoa pausoak aurrera emateko garaia zen ez atzera gobernu honek berdintasunarekin duen konpromisoari buruzko mezu

el que produce y reproduce la desigualdad orain inoiz baino gehiago argi izan behar dugu non eta nola kokatu

orain maila eman behar da eta erakutsi gobernuak berdintasunari eman nahi dion lekua atzerapauso

atzerapauso bat bezala ikusten dugu baina ez elkarrekin podemosentzat bakarrik aditu batzuk emakundearen historiaren parte izan direnak eta gaur

bizitzak erdigunean koordinakundea emakundeko aholku batzordea bera berdintasun teknikariak eta baita emakundeko langileak ere

indarkeria matxisten aurka borrokatzeko politikak

erakusten dituenerako bakarrik pentsatuta jarraitzen dutelako mezua zabaltzen da prebentzioa arreta integrala eta biktimen ikuspegia

emakunde lehendakaritzan zeharkakotasuna eta

bermatzeko edo sail handi bat berdintasunerako esklusiboa garrantzi handiagoarekin aurrekontu propioarekin eta giza

inposatutako eredua ez da ez gauza bat ez bestea

emakunde erakunde autonomo gisa mantentzen du baina politika sektorial birkokatzen du berdintasuna lausotuta geratzeko

errepikatu arren ez da errealitate bihurtuko gertaerak dira garrantzia dutenak izan ere denok dakigu

ekintzetara tarte handia dagoela eta iruditzen zaigu gobernu hau bidean galtzen dela proiektatzen planifikatzen diseinatzen

lehendakaritzari atxikitako erakunde autonomo gisa ikusgarritasuna zeharkakotasuna eta koordinazioa modu eraginkorrean gauzatu ahal izateko zuen ustez

zergatik zen beharrezkoa birkokatze hori funtsa eta formak berdintasunerantz

berdintasunerantz aurrera egiteko beharrezkoak direlako bata bestea bezain inportantea eskerrik asko arretagatik
eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok arratsalde on denoi señora gonzález

izan da zalantzarik gabe gure herrialdean berdintasun politikek aurrera egin dezaten eta politika horiek zeharkakoak izatea ahalbidetu du

berdintasunerako legearen azken ebaluazioan ikus daitekeen bezala eta horregatik nire parte hartzea aprobetxatu nahi dut nire esker ona helarazteko emakunde integratu duten eta osatzen duten pertsona guztiei egindako lanagatik nik neuk eman izan ditut

honetatik eusko jaurlaritzak eta emakundek bideratu eta garaturiko

aldeko defentsan oraindik gogoan dut berdintasun politiken inguruko nire lehen eztabaida legebiltzarreko osoko bilkura batean bi mila hamairuko martxoan izan zen euskal herria bilduren eskutik zetorren legez besteko proposamena urra andreak aurkeztutakoa

lehendakaritzaordetza batetik kudeatu eta garatzea eskatzen zen momentu hartan ez jaurlaritzaren sail guztietan politika horien zeharkakotasuna bermatzearen alde momentu horretan nik emakunderen defentsa sutsua egin nuen bere lana eta bere kokapena defendatuz eta orduan

duela zortzi hilabete presidentzia azpiko saila nik hau esan egin behar dut emakunde lekuz aldatzeko azken erabakiak mugimendu feminista

alderdi politiko batzuen gustukoa ez izan arren zintzotasunez jokatu behar dugu denok eta aitortu batzuentzako emakunde non kokatuta

bideratzen zituen beti ez dela batzuen gustukoa izan gaur non zegoen defendatu dute edo duzue batzuk baina orain dela gutxira arte

zituzten edo zenituzten eta hori errealitate bat da eta zortzi urtetan zehar legebiltzar honek ikusi egin ahal izan du eta hala ere emakundek berak eta jaurlaritza honek azken urteetan garaturiko berdintasun politikak aitzindariak izan dira eta mundu mailan aitortza izan dituzte por tanto

egitura berrantolatuz diskriminazioaren aurkako borroka indartu nahi da eta gizarte berdinago eta justuago baterantz aurrera egiteko bultzada berri bat eman bizitza erdigunean jarriko duena eta emakumeek beren bizi proiektua garatzeko aukera berdinak izango dituztenak

sailari atxikitzeak berdintasunaren aldeko borrokaren genero diskriminazioaren aurkako borrokaren

intersekzionala indartzera dakar sail berriak politika publiko guztien giza eskubideen zeharkako

ez da sektorizatzen sail guztien gidalerroa finkatzen du arlo horien guztien batura sinergikoa da guztiak indartzen dira

abertzaleak taldea errespetua eta eskertza adierazten dugu eta aintzat hartzen ditugu emakunderen eta eusko jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailaren arteko loturari buruz mugimendu feministak eta hainbat elkarte eta profesionalek adierazitako iritziak ulertzen ditugu ados ez bagaude ere

ikusgarritasunaren eta zeharkakotasunaren inguruan jendeak adierazi dituen zalantzak baina gobernuak badu arlo horretan aurrera egiten jarraitzeko

egun honetan bai euskal herria bilduk eta bai elkarrekin podemosek bat egin dutenen adierazpen edo eskaera batzuk eta errespetu osoz esan behar dugu bat ez gatozela bat ez gatoz ze gobernu honentzako lehendakariarentzako euzko abertzaleak taldearentzako berdintasun politika publikoak zer esan handia baitute eta adierazpen batzuk injustuak

baita ere aitzindari eta eredu izan bada azken berrogei urteetan euzko alderdi jeltzalea erakunde garrantzitsuenetariko buru

eta erakunde horietan bultzaturiko politikei esker izan da helburuak partekatuak dira ziur nago baina kudeaketa ereduak ezberdinak horren inguruan ikuspegi ezberdinak ditugu baina berdintasunerako politika publikoak euskadin

lan egiten jarraituko du jaurlaritza honek eta euzko alderdi jeltzaleak eta bidean guztion elkarlana

izango da justizia eta gizarte politiketako sailari atxikitzeak berdintasun politikak bigarren maila batean kokatzen dituela eta abar ezin ditugu horrelako adierazpenak

egiten dela lehendakaria zuzendaritza kontseiluko presidentzian mantenduz lehen esan bezala

andrea lehendakari honek sail honek jaurlaritza honek eta euzko abertzaleak taldeak konpromisoa sendoa dute

jartzen jarraitzeko emakumeen bizi kalitatea hobetzeko eta gizarte berdinzaleago zein bidezkoago baterantz urratsak emateko ez daukat asti gehiagorik eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko guztiei argi dago ez dugu bat egiten eta

lehen adibide garbia izango dugula hemendik bi asteko astelehenean berdintasun sailburu berriak egingo duen agerraldian hain zuzen ez baitu berdintasun eta giza eskubideen batzordean agerraldia egingo hortik hasten baldin bagara

non zerk eta talde edo lan pila guzti horien barruan

berdintasun politikak guk ez dugu inongo momentuan zalantzan jarri eta gustatuko litzaidake argitzea arrizabalaga andrea aipatu duzun euskal herria bilduren bi proposamen horietan emakunde

izan genuen hain zuzen da zuzendaritza bat edo

lehendakaritzaren barruan zuzendaritza bat politika feministez arduratuko litzatekeena orduan

emakundek lehendakaritzan jarraituko luke hor ere bai baina

zuk aipatu dituzun bi dokumentu horietan non egongo litzatekeen aldaketa eta guretzako arazoa ez da berdintasunarekin zerikusia duen sail

lantalde konkretu bat lehendakaritzaren edo gobernuaren barruan sartzea hain zuzen askotan faltan bota izan dugun zerbait da eta hori

eta hor dago guk jartzen dugun lehen azpimarra eta hainbat taldek ere jarri duten lehen azpimarra beste gai batzuekin nahasten denean eta bai gai sektorial bilakatzeak gizarte politikekin eta justiziarekin batera

eragingo du politika horiek norabide konkretu batean

eta hor zentralizatzea lan horren eta sailburutza horren lanaren gehiengoa eta konfiantza eskatu izan da baina lehen gertakari neurri konkretu honekin erabaki konkretu honekin uste dut konfiantza eskatzeko momentua baino neurri konkretu eta politika konkretuak eskatzeko garaia dela

ezinegon hori uste dut oso justifikatua dagoela eta hainbat hitzartzerekin hona ekartzen saiatu garela zeren uste dut bat gatozela guztiak gauza batean eta sánchez andreak esan du oso garrantzitsua da eta

hemen berdintasun politiken inguruko eztabaidak ematea oso garrantzitsua da berdintasuna politika publikoen

kokatzea baina hasieran esaten nuen bezala euria ari du euria ari du zarra zarra oso oso gogor ari du entzun dugu nondik datozen ere bai erasoak entzun dugu nondik datorren berdintasun politiken kontra datozen hitzak

ez da esku bat bakarrik behar aterki hori heltzeko behar ditugu hemen gauden guztion eskuak eta baita ere kanpoan dauden eragile feministena eragile instituzional ezberdinena bueno berriz ez gara hasiko aipatzen

eta benetan uste dut ez gaurko hemen puntu honen

eh bilduren proposamen honek baina eztabaida honek erabaki honek oso urruti gaituela elkarrekin aterki hori heltzeaz konfiantzak berreskuratzen dira eta lan egingo dugu horregatik eta

ez azken aldia izango horrelako gaiak eztabaidatzen jarraituko duguna baina beste behin ere hemen bi jarrera ikusiko ditugu bozkaketa garaian eta uste dut

zaparrada horren aurrean neurri konkretu eta politika konkretu horiek erdigunean kokatzearen garrantzia azpimarratzeagatik guk tinko mantenduko dugula gure ustez ez dela erabaki ona izan

beste gai sektorial batzuekin lotzea eta tamalez ba horrekin aurrera

espero dut oker egotea baina ez gara gu bakarrik eta berriro diot

eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popularra ciudadanosek ez du hitzik hartu behar talde mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar

arrizabalaga gai honekin konpromisoa sendoa ere badugula

eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

andrea etxebarrieta andrea sailak agerraldi eskaera bi batzordeetan egin du baina mahai honek legebiltzarreko mahai honek bateratzea erabaki du zuon ordezkaritza bat badago mahai horretan azaldu ahal dizkizu zeintzuk izan diren akordio horren

alderdi politiko guztiak ordezkatuta daude beraz zure taldeko ordezkariak azaldu ahalko dizu zein izan den horren zergatia

batu ginen eta agendagatik eta jada bere batzordeak enplegu batzordeak espazio hori hartuta zeukalako

por economía procesal abokatuok esaten dugun moduan erabaki zen

batzorde horretan sailak agerraldia egitea baina bertan egongo gara eta bertan egongo naiz

berdintasun arduradun bezala bestalde emakunderen inguruan egindako planteamenduak direla eta ez direla nik bakarrik esan nahi

gaur zuk hemen emakundek zeukan posizio kokapen hori defendatu egin duzula

orain dela gutxira arte eh bilduren partetik proposamenak beste batzuk izan dira presidentziaren azpian bai ala ez baina mugitzea izan da beste modu batean

nik hori eztabaidatu izan dut estratu honetan azken zortzi urteetan bai

beste leku batean eta beste forma batean eta beste izen batekin eta hori horrela da eta sesioak daude bertan aktak daude eta hemen daukat kopia gainera

hori horrela da gaur defendatu duzu guk ezagutzen genuen moduan mantentzea baina euskal herria bilduk ez du hori egin azken urteetan hori baino ez dut esan

sailburuak aukera bat eskatu dio mugimendu feministari gizarte osoari euzko abertzaleak taldeak baita ere aukera hori eskatzen du oposizioko taldeei ere bai aukera eskatzen die berdintasun sail berriaren emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak indartzen laguntzea da berdintasun politika guztien koordinazioa areagotuz eta zeharkakotasuna

gobernu honek eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea amaitu da eztabaida
eta bozketara jarriko dugu etxebarrieta legrand andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa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 euskadiko epaitegien egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda gordillo jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza

adierazi gure taldearen harridura terriblea gainera

bere proposamenaren lehenengo puntuan esaten duenean

bereziagatik eta partekatu ezin daitekeenagatik eta gainera orain minutuetan hizlariak horrela adierazi du eta da

zeri erantzuten dion benetan ez dugu ulertzen zeri erantzuten dion oinarrizko planteamendua lehenengo proposamenaren lehenengo zatian sartzen dena

justiziaren justizia funtzio bezala zerbitzu bezala

identifikatzen direnean zergatik hiru zutabe horietan egiten den hiritarrak enpresak eta erakundeak ez dugu ulertzen zeri erantzuten dion horrek hiru pilar hiru zutabe berebiziko izango balira bezala justiziaren aurrean ez dugu ulertzen

planteamendu bat egiteak horregatik harridura alarma horregatik ez dugu lehenengo

planteatutakoa bigarrenik hori bai eta bai justizia administrazioak digitalizatzeko beharrarekin bai

egiten dugu bat baina premia hori errekonozitzen baldin badugu ere premia hori beste premia testuinguru zabalago batean kokatzen da

eta horregatik hain zuzen ere lehenengo esan dudan horregatik eta honengatik aurkeztu dugu osoko zuzenketa hau izan ere

behar dela gaur gure justiziak euskadin dituen arazo nabarmenei aurre egin ahal izateko eta zentzu honetan gure zuzenketaren

legebiltzar honek konpromisoa hartzea eta adieraztea euskal sistema judizial bat garatzeko

babes judizialerako oinarrizko eskubidea bermatu egingo litzatekeen eta gainera horretarako

eskainiko litzatekeen justizia lortuko lukeen zerbitzu publiko bat pertsona guztiek eskubide horretaz berdin gozatzeko eta

horri jarraituz modernizazioa eta digitalizazioa

euskal justiziak edo euskal autonomia erkidegoan

ikuspegi horretatik gure proposamena

desberdinetan zabaldu dugu hauek izango liratekeenak alde batetik justizia berrezartzaileranzko bidea hartzea eta hau uste dugulako elkarbizitzarako elkarbizitza bermatzeko hobeto egiten dela

eta gizarteari begiratuz eta ez kalte ordainari begiratuz gainera hain zuzen ere hau da euskal gobernuak bi mila hamaseian hartu zuen konpromiso bat oraindik bete ez dena eta hori izango litzateke gainera baita ere modua betetzeko europar batasuneko direktiba hogeita bederatzi barra bi mila hamabikoa biktimei eta justizia berrezartzaileari buruzkoak esaten duena

justizia euskal sistema justizia euskal sistemari buruz hitz egiten dugunean justizia feminista eredurazko trantsizioa ere egitea

etaa ikuspegi intersekzionala zeharka integratuko lukeena

podemosekin egindako aurrekontu akordioa betetzea eskatuko genuke eta hor sexu aniztasunari buruzko derrigorrezko prestakuntza plan bat egitea eta ezartzea justizia administrazio langile guztientzat

baita ere eskatuko genioke emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiei buruzko ehun eta berrogeita lau barra bi mila hamazazpiko legez besteko proposamena

legealdian onartu zena osorik betetzea hiru beste zerbait ikusten duguna baita ere premiazkoa dena justiziaren

justiziarako benetako eskubidea bermatu ahal izateko doako justizia bermatzea ezinbestekoa da eta hori dela eta guk ere gure zuzenketan eskatzen diogu gobernuari euskal gobernuari arlo horretan eskumena duten

lankidetzan aritzeko doako justizia hau benetan bermatu ahal izateko lau

digitalizazioa bai baina zenbait ñabardurekin gure ustez baita

publiko guztiekin gertatzen den bezala gainera digitalizatzea komunikazio sistema telematikoak erabiltzean eta telelanaren aukera ezartzean datza

ildo horretatik doazte eta gu horrekin ados gaude

digitalizatzeko prozesu bat bermatuko duen plan bat egin behar dela esaten denean

dena dela eta modernizazioarekin eta digitalizazioarekin batera

justiziara benetan guztiek heldu ezin izatea esan nahi dut konkretuki eta gure emendakinean sartuta daude euskal hiritarren alfabetatze digitala bultzatu egin beharko litzateke digitalizaziorako neurrirekin batera eta baita ere

babestuko direla neurri bereziak ere hartu egin beharko lirateke eta bost eta azkena

euskal estrategia bat eratzea esandako neurri guzti horiek eta beste batzuk ere bete ahal izateko eusko jaurlaritzari eskatzen diogu biktimei arreta emateko epaitegien eta zerbitzuen egiturak ebaluatu eta diagnostikatzeko justizia hobetzeko euskal estrategia bat egin dezala estrategia hau gure

hobetu nahi baldin badu estrategia hau gainera hura

parte hartzearekin egin beharko litzateke elkarte judizialak justizia administrazioko langileen ordezkariak biktimen eskubidea defendatzen dituzten eta giza eskubideen sustapenean eta defentsan esperientzia aitortua duten erakundeen horien guztien eskutik egin behar da estrategia honek benetan erantzun ahal izateko

beste eguneko eztabaida orduan eztabaida egon zen gaur adostasun batekin amaitzen da baina orduan

justizia gaur egun kolapso batean dagoen bai ala ez

kolapso edo saturazio edo behintzat arazo larri baten aurrean aurkitzen garela

egoera hori lan arloan zibil edo penal arloan baina nik jarraitu nahi dut auzi administratiboko adibide honekin

justizian izan duen eragina ondo azaltzen duelako dakizuenez eta bestela

espediente zabaldu dira espediente zigortzaile mozal legearen bitartez konfinamendu arauak urratzeagatik

desobedientzia egiteagatik dakizuenez juristek oso gogor salatu dute interpretazio hedatzaile

eta kaltetuek isun hauen kaltetuek daukaten bide bakarra isun hauek aurkatzeko edo borrokatzeko da auzi administratiboaren epaitegien aurrean helegite bat aurkeztea eta nire galdera da nola lortu dezakete babes

guztiekin epaitegi horietan guztiz saturatuak guztiz kolapsatuak baldin badaude arazo larri eta kroniko baten aurrean

betegabeko erronka betegabeko erronka eternala betierekoa delako justizia zaharkitu honen arazo guztiak orain gainera pandemiak azaleratu eta azeleratu dituela estos días

en que no lo sea beraz justizia sistemen informatizazioa frakaso bat dela pentsatzen dut

antolamenduzkoak inbertitu dira bai baina sistemak bateraezintasunak deskonexioak oraindik mantentzen dira

erabiltzaileen prestakuntza oso eskasa da eta pandemiak

entzuten nuen interes handiz aurreko egunean artolazabalek ere zerrendatu zituen hainbat neurri neurri diskonexoak inprobisatuak partxeak iruditu zitzaizkidanak

arazo guzti hauek eta horren aurrean

batera ekarri dute zuzenketa batean plan estrategiko bat ekarriko dutela ondo dago

aztertuko dugu exijenteak izango gara eta erne egongo gara ikusteko plan estrategiko horretan ze neurriei ekartzen dira baina beste problema bat genuen eta hori aipatzen genuen baita ere ñabardura inportante bat gure zuzenketan noruntz bideratu

horrelako plan estrategiko batek eta guk argi eta garbi esaten genuen

eraginkortasuna bilatzen bada gure herria justiziatik bertebratzea bilatzen bada plan estrategiko horrek euskal botere

jo behar du nork uko egingo dio epaile naturalaren printzipioari

bertoko egoera soziala ezagutzen duena bertoko egoera

dena nork uko egingo dio euskaraz zerbitzua eman dezakeen epaileari beraz

etortzen ginen aldarrikatzen euskal botere judizial hori plan estrategiko batek nolabait nonbaitera eraman behar gaituelako plan horrek zeren bidea hartuko duen argi esan

egingo dugun ibilbide edo trantsizio hori ea oraingo parametroetan mantentzera joango garen orain daukagun justiziaren administrazioaren administrazioa kudeatzera mugatuko garen ea gaur egun dauzkagun eskumen urri eskas horiek

edo benetan lan estrategiko bat modernizatzen duena justizia bertebratzen duena justiziatik herri hau eraginkortasunez eta segurtasunez baina nolabait

euskal botere judizial bat eraikiz eta kezka handiz hartzen nuen gordillo jaunaren erdibideko batean hau adostea

etorriko dela eta kezka handia eragiten dit honek

bueno nolabait jaso zaitu pnvk psoek

zurekin batera erdibideko hau sinatzeko eta berriro esaten dut pena handiz hartzen dut ez dakit honek

hau konpetentzia zalantzan jartzeko puntu batean edo benetan euskal botere judizial baten bidean jartzen gaituen zerbait

hainbat alditan bi mila hamabostean eskatzen zuena benetan ez dakit hori aldarrikapena hori aspirazioa hori helburua non
geratu den besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

eskerrik asko presidente andrea lehendakari vicelehendakari sailburu legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak

mila esker legebiltzarburu andrea arratsalde on lehendakari jauna sailburuak eta legebiltzarkideok

eraginkor arin eta moderno bateraz hurbileko erakunde bat behar dugu gizarteari erantzun azkar eta egokia emango dion erakunde bat gobernu honek

serio hartu du gure sistema judizialaren

lanean ari da eta lanean jarraituko du kalitatezko zerbitzua eskaintzeko gure taldeak uste du

inbertitzea gizarte osoan inbertitzea dela a tal fin

eskerrik asko pérez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea orain bai erantzuteko txanda gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko gorrotxategi andrea arzuaga jauna eh bildutik zurea da hitza bai
zure baimenarekin esaten nuen kezkatuta nengoela plan estrategiko honen

batez ere pentsatzen dudalako plan estrategiko bat ekartzen baduzu da hain zuzen ere gauza batzuk identifikatzen direla txarto daudela txarto funtzionatzen dutela eta horiei nolabait ba soluziobideak ipiniko

eskerrik asko presidente andrea señor arzuaga yo creo que

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka berrogeita sei boto alde

geratu da eta arkaitzen bozka aldekoa zela